ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka ekimena aldezteko eta aurkezteko arrondo andrea zurea da hitza

proposamenaren zioan esaten genuen bezala azken urtetako lege aldaketek murrizketek eta erreforma ezberdinek ekarri dute langileen pobretzea langabezia

eskubideen galera eta zerbitzu publikoak ahultzea legebiltzar honetan ere behin eta berriro aldarrikatu eta defendatu dugu politika publikoak goitik behera aldatzeko dagoen beharra sindikatu gehienek eta eragile sozialek

maiatzaren hogeita hamarerako greba deialdia egin dute

bat egin du bat egin dugu greba deialdiarekin ados gaudelako deitzaileek emandako arrazoiekin arrazoiak sobera daude zalantzarik gabe eta legebiltzarrera

merezi duela bizi dugun egoeraz eta egin beharko litzatekeenaz eztabaidatzea emergentzia egoera honetatik

bi mila bederatzitik euskal herrian egingo den seigarren greba orokorra da lehenengo greba deitu zenean esaten zen deitzaileek esaten zuten ere politikak aldatzen ez baziren egoera okertzen joango zela

krisia aprobetxatzen ari da urteetan eta borroka askoren ondorioz

eskubideekin amaitzeko eta horren ondorioak begi bistakoak dira apirileko datuen arabera euskal herrian berrehun eta hogeita hamar mila hogeita hamairu langabetu daude joan den urtean baino

eusko autonomi elkartean ehun

joan den urtean baino ehuneko hamara gehiago emakumeenganako diskriminazioak indarrean jarraitzen du

pairatzen dugu eta gizonezkoak baino ehuneko hogeita zortzi gutxiago irabazten dugu besteak beste

egoera langabezi tasa oso altua da benetan lan bila dabilen bi

ez du lanik aurkitzen euskal autonomi erkidegoko familien ehuneko zortzi koma bederatzian

eta ondorioz ez da harritzekoa gure herrian pobrezia tasa ehuneko hamaika izatea eta gero eta okerrago gaude politikatik erantzun egokirik eman gabe jarraitzen da eta hau guretzat ez da

onartzekoa onartezina da egoera horren aurrean gainera egunero euskal herriko kaleetan sektore eta enpresa desberdinetako langileak protestan bere egoera salatzen ikusten ditugu

metalekoak funtzio publikoko langileak eta abar ezin dugu ahaztu azken lan erreforma basatien ondorioz

ez dagoela unerik hoberenean ultraktibitatearen muga derrigorrezko arbitrajea ere inposatuak kaleratze merkeak

berriro ere politikatik erantzun egokirik eman gabe eta gaur hona legebiltzarrera maiatzak hogeita hamareko grebaren inguruko eztabaida

bereziki aldarrikatu nahi duguna politika da ekonomiaren menpe ez dauden politika publikoak aldarrikatu nahi ditugu

aldarrikatzen ditugun edo dugun politikak norabide aldaketa

ekonomiak sortutako ondorio latzak goitik behera aldatu behar duen politika urkullu jaunak

behin eta berriro diozu ez dagoela beste biderik ez dagoela alternatibarik beste biderik ez badago erabakiak

hartzen badira eta zu soilik edo lehendakariak soilik menpekoa bada zer egiten dugu hemen eta zertarako dago

ez ez gatoz bat ikuspuntu horrekin zuen ikuspuntuarekin eta ez dugu bat egingo etsipen mezu horrekin beste aukerak badaudela eta inoiz baino beharrezkoagoak direla

eredu bat martxan ipini behar dela ozen adierazi nahi dugu behin eta berriro baina gobernuetatik

autonomoei eta enpresa txikiei maileguak ukatzen dizkiete hau da bidea guk ezetz diogu

eta horren guztiaren aurrean zer egiten ari da jaurlaritza zer egiten ari da lehendakaria

norberak izan behar duen erantzukizun eta ardura politikoa erakusteko ardura besteoi leporatzen diguzue eta guk

herritarroi zor diegu eta ez dugu inondik inora inoizko aurrekontu murriztaileak onartzeko jokoan parte hartuko

arro diogu hori badugulako

greba deialdiak jaurlaritzatik jaso duen erantzuna

lotsagarriak dira guretzat erkoreka jauna momentu honetan ez dago baina argudiorik ez dagoenean horrelako gauzak esaten dira

sailburuak esan du ere greba deialdiaren inguruan gizartearen kontra doan greba dela besteak beste hori ere arreta desbideratzeko mezua izango zen sailburuak ere badakielako

gizartearen aurka jaurlaritzak onartu nahi zituen aurrekontuak doaz gizartearen aurka hain zuzen aburto jauna

emergentzia egoera batek eskatzen duen plan bat edo eskatzen du plan bat egitea eta hori da proposatzen duguna un plan de emergencia real

guk gure bidea horretarako borondatea eta tresnak behar ditugu ez dakit atzo aukera izan zenuten berria

libertatea zuen izena eta bere hasiera zen

edo utzi egiten eman eman askatasun osoa diruari ez dut ez baita momentua osoa irakurtzeko gomendatzen dizuet bere

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan sartuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko presidente andrea egun on denoi euskal herria bilduk

eskatzen digu eta herritarrek parte hartzera deialdietan deitzeko guk ez dugu egingo

bat egiten eta guk ez diegu herritarrei parte hartzeko eskatuko bistan dauden gauza batzuk

ditugu greba egiteko eskubidea badago hori garbi dago eta eskubide hori errespetatu eta bermatu behar da sindikatuek

eskubide hori badago eskubide hori existitzen da herritarrak nahi dituzten manifestaldietan edo grebetan parte hartzeko erabat libre dira lan egiteko eskubidea ere bermatu behar da egun horretan lan egitera joan nahi duten langile haiek ez bultzatzeko moduan

oso haserre dauden sufritzen ari garen krisi ekonomikoarekin

ari diren murrizketa sozialekin beraz normala da gure ustez oso haserre egotea eta aldaketak eskatzea guk ere parlamentu honetan egiten dugu bestetik bat gatoz zioak esaten duen zenbait gauzekin adibidez hurrengoa

azken urteetan hartzen ari diren erabakiak krisi ekonomikoan sakontzen ari dira lege aldaketek murrizketek eta erreforma

langileen pobretzea langabezia handitzea eskubideen galera eta zerbitzu publikoak ahultzea ekarri dituzte honekin ere

edo esaten denean hurrengoa legebiltzarrak beharrezko iniziatibak hartu behar ditu enplegu duina kalitatezko zerbitzu publikoak eta prestazio sozial egokiak ziurtatzeko pertsona guztien bizi baldintzak duinak bermatzeko honekin ere bat

o el modelo económico de lab ni su modelo económico ni su modelo político

eta hemengo gobernuak aplikatu eta aplikatzen dituen politika asko ere aldatu nahi ditugu nosotros pensamos que es imprescindible

euzko abertzaleak taldearen ordezkari den arregi andreak dauka hitza

sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamenak legebiltzarrak eskubide sozial eta laboral duinak por un modelo propio en euskal herria lemapean maiatzaren hogeita hamareko greba deialdiarekin bat egitea eskatzen du euzko abertzaleak taldeak argi dauka eskubide sozial eta laboral duinak beharrezkoak direla

prest gaude momentu honetan krisi egoera honetan milaka pertsona langabezian daudelarik premiazkoa da lana sortzea eta gure taldeak eta urkullu lehendakariaren gobernuak gure esfortzu osoa ipiniko dugu helburua lortzen

bere eskumenak eta betebeharrak argi edukitzea alde batetik legebiltzarrak eta bestetik sindikatuek kasu honetan legebiltzarrak

bultzatu eta onartu behar ditu lana sustatzeko beraz euzko abertzaleak taldeak buru belarri ekingo dio

lortu nahian grebari buruz zenbat greba orokor konbokatu dira azken lau bost urteetan esan da sei bat inguru

egin dira ez dugu zalantzan jarriko greba eskubidea hor dagoela eta zerbait lortzeko bidea dela uste dutenek

norberaren eskubide eta erabaki pertsonala eta librea da eta izan behar du baina eskubideen alde hitz egiten badugu

ere errespetatu behar da errespetatuko dute greba eguna deitu duten sindikatuek eta eragileek langileen lan egiteko eskubidea

qué ocurrirá con los locales de hostelería euzko abertzalearen ustez ez da greba egiteko momentua ez gatoz bat greba deialdiarekin

guztiok batera egoera txar honetatik lehenbailehen irten gaitezen la semana pasada

ez dago grebak deitzea beraz ez dugu eh bilduren ekimena babestuko por otro lado

hori ez da gure bidea politikara dedikatu nahi badu

eta bitartean langileen eskubideen alde lan egin dezala eskatzen diogu seriotasunez lan egin eta gure ustez

beraz ez gatozenez bat zuen legez besteko proposamen honen bigarren zatiarekin ez dugu babestuko

hau da sindikatu gehienak eta gizarte eragile gehienak deituriko mobilizazioen aurka entzun dira zuen

eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

politika aldarrikatzen duela greba deialdiak esan duzu arrondo andrea nahiz eta leman grebaren leman hori ez den agertzen hemen azalpenetan esan duzu politika aldarrikatu nahi duzula norabide aldaketa bat proposatzen duzuela eh bildutik politika egiteko beste modu bat badagoela eta hori aldarrikatu nahi duzuela ez dakit grebaren bitartez edo eztabaida

eh bildukoek gobernu erantzukizunak gipuzkoan adibidez eta badakizu zeintzuk izan diren langabeen

egin duzu bidea mundu sindikaletik politikara

beste ordezkari sindikalek ere ibilbide berdina egin dezatela politikara dedikatu nahi badute gustatuko litzaiguke bide hori eurak ere egin dezatela

talde askok eta bakardadea kasu honetan zeuena eh bildukoena eta botazioa galdu baino lehenago erretiratzea erabaki duzuenean

zuzenketa ere bai gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

reyes jaunak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko eskerrik asko presidente andrea eguerdi on
guztioi legebiltzarkideok

banatze laguntzak herritarren kulturarako sarreraren sustapenarekin

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi askotan ahoa betetzen zaigu kulturaren garrantziaz kulturari goraipamenak egiten baina ikustea besterik ez dago egunerokotasunean kulturari ematen diogun lekua edota kulturaz hitz egiten

espazioetan kulturaz aritzen garenean eskaintzen diogun

eta zer esanik ez aurrekontuen esparrura edo arlora joaten baldin bagara erakunde guztietan ikustea besterik ez dago kulturak eta konpainiak eta konpainia esaten dudanean euskaraz eta kirolaz eta ari naiz

laugarren mailako arlotzat kontsideratzen ditugula

murrizketak eta urtetik urtera bere aurrekontuak goitik behera eta hemen

inon gure taldeak beharrezkoa ikusten du azpimarratzea kultura eta euskara ere ez direla kutxa baten gordetzen ditugun ondare soilak edota

euskararen egunean edo eta nazioarteko egunak direnean egun konkretuetan paseatzera ateratzen ditugun arlo soilak

oso momentu puntualetan gogoratzen garela proiektu edo azpiegitura erraldoiekin

guggenheim gisako museoekin edota kultura ereduarekin

guztiok bideratzen ditugun praktikekin politikekin ikusten da

azpimarratu nahi duguna da egunerokoan bideratzen ditugun praktikekin eta politikekin

euskararen kulturaren izaera hori eraikitzen goazela eta baita gaurkoan hizpide dugun kultur industriarena ere reyes jaunak aipatu du

gisako terminoekin edo esanahiekin eta enpresaren

arlo izaera ekonomikori albo batera uzten dugula eta horrela da

zalantzarik gabe kultura indartu nahi baldin badugu euskera ere indartu nahi baldin badugu

izaera hori aitortu behar zaio eta horretarako neurriak aplikatu behar dira beraz gure zuzenketarekin eta

azpimarratu eta aldarrikatu nahi ditugun ideiak hauek izan dira laburbilduta alde batetik industria kulturalaren esparruaren garrantzia

enplegua sortzeko enpleguan izan dezaken eraginarekin nahiz eta ondasun baten kreatibitatearen

azpimarratu nahi izan duguna ere globalizazio kulturalaren aurrean horrek

baina arriskuak ere begi bistan izatea hau da euskal kulturaren

euskadiko kultura edo euskal kultura bi gauza oso desberdin dira eta iruditzen zaigu globalizazioaren kulturaren aurrean kontutan izateko aspektu garrantzitsu bat dela azpimarratu nahi dugu ere aniztasuna balioan jartzea eta ez uniformalizazioa zeren eta askotan globalizazioaren kontuarekin uniformalizaziora joaten gara

nortasuna mantentzeko neurriak indartzea azpimarratu nahi dugu

euskadiko edo eaen kokatutako kulturaz ez daukagu kultura guztietaz ezer aurka ez goaz inoren aurka baina bai pentsatzen dugula gure kultura gutxiagoan izanik minorizatua izanda kontutan izateko gai bat dela eta bi gauza oso desberdin dela

gure proposamenaren eta besteon proposamenaren arteko desberdintasun nagusia azpimarratu nahi dugu ere konpainia multinazionalek kontrolatutako merkatuaren aurrean

metropoli handietan kokatzea eta nahi duguna da

industrialaren sustapenerako aniztasunaren mantentzerako neurri konkretu eta zehatzak garatzea hau da metropolietatik haratago

iristeko eta guztiek aukera izango duten kultura eta parte hartuko duten kultura sustatzea guri ez digu balio esleipenetan

genero ikuspegiari kuota bat jartzea orain arte egiten den bezala eta erdibidekoan proposatzen duzuen bezala haratago

eskuratzeko aukera berdintasuna oinarri hartuta aukera berdintasuna oinarri hartuta inolako kulturaren bazterketa gabe indartu eta sustatu nahi duguna da baloreetan

ekonomia normalean ohiko merkatuetan tokia aurkitzeko zailtasunak dituzten espresio eta ekoizpenei tokia bilatzea

iruditzen zaigulako bereziki bizi garen tokian euskal herrian gisa horretako euskal kulturak zailtasun handiak dituela bertoko ekoizpen eta espresioak lehenetsi nahi ditugu lehenetsi eta ez

formazioa ahalbidetu nahi dugu nazioartean ezagutzera emateko eta lekua egiteko ezagutu gaitzaten gure sortzailetasunagatik ere

euskal nortasuna ezagutzeko parada izango dutelako indartu nahi eta sustatu nahi izan dugu

ikerkuntza eta garapenean laguntza eskaintzeko neurriak guztiok dakigu enpresa txikiak ezin dutela bide hori jorratu

horretara iristeko zailtasunak dituztela eta gure lana batez ere dela espazioak sortzea beraiei

irekitzeko beraz gure ustez egin beharko litzatekeena da erakunde publikoetatik eraiki ikerketa eta berrikuntza

izango duten eta noski guzti horretarako behar beharrezkoa da finantzazioa behar beharrezkoa da diru iturriak eta

finantza erakundeekin akordioak sinatu behar direla akordioak bilatu behar direla beharrezkoak diren bitartekoak bermatzeko baina beti ere kontrola eramateko lanabesak ahalbidetuz eta horretan saiatu gara gure zuzenketan eta gaurko

azpimarratzen eta gure zuzenketa hortik joan da

gu ez garela ari eaen kokatutako kulturaz hitz egiten oso ondo dago eaen kokatuta dagoen kultur guzti hori

baina ikusten dugu euskal kultura kultura minorizatua dela lehenetsi egin behar dugula eta horretarako neurri bereziak hartu behar ditugula bertoko ekoizpen edo espresioak lehenetsiz eta iruditzen zaigu horrek hori ez dela

guztientzat berdintasunean bitarteko finantzazioak lortzeko bideak irekiaz hori ez dela lortzen kuotak jarriaz euskarari edo genero ikuspegitik iruditzen zaigu hor

dagoela eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jaunak dauka

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

dagoeneko esan duten moduan erdibide zuzenketa batera iritsi gara talde sozialista talde popularra eta euzko abertzalea taldeak eta batzeko

eta gure taldeak duen asmoa eta borondatea argi definituta dagoela azpimarratu beharra dago dagoeneko jaurlaritzaren bide orrian

eta sektorearekin batera benetan probetxugarria izan den

eredu bat lortzeko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

erantzunen txandan euskal sozialistak reyes jauna zurea da hitza

reyes jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

ez dakit oso gaizki esplikatu naizen edo ez didazuen ezer ulertu bat desberdintasun nagusia gauza bat da euskadin

kultura kultura industriala ere eta beste bat da euskal kultura

hemen sortzen den garatzen den kultura sustatzea bultzatzea finantzazioa bideratzea baina guztiok dakigu euskal kultura beste gauza bat dela eta euskal kultura

handiagoak bikoitzak laukoitzak dituela bere garapena bideratzeko eta gauzatzeko finantzazioa lortzeko bere produktuak

gauza bat da kultura globalizatuta eta beste bat da euskal kultura

gutxiengo bat eta gu saiatu garena da gure zuzenketaren bidez eusko jaurlaritzatik gobernutik bideratzen den finantziazioan zuk diru laguntzak bideratzerako orduan edo kredituak irekitzerako orduan edo akordioak lortzerakoan entitate finantziarioekin

txertatu daitezke edo ez eta eduki horien arabera irizpide horien arabera kultura eredu bat edo beste kultura eredu bat sustatzen da hori horrela da eta sustatu nahi dugun kultur ereduaren arabera

eredu ezberdina sustatu eta garatu behar dugu eta hori errealitate bat da eta mundu guztiak daki zein den euskal

entitateen eta enpresa kulturalen egoera guztiok dakigu eta iruditzen zaigu hor gobernu honi dagokiola arduraz jokatzea eta hori da desberdintasuna gure desberdintasuna gure ñabardura hor zegoen zuek esandakoarekin ez daukagu ezer aurka eta lehen esan dizuet ados gaudela baina nahi duguna da beste balio erantzi hori

kontutan izatea eta horretarako diskriminazio positiboa egitea ez dena egiten eta erdibidezko proposamen honetan jasotzen ez dena ez da berdina ere irizpideetan kuota batzuk jasotzea euskara

berdintasuna sustatzeko edo lehenetsiz

eta euskal kultur ikuspuntu batetatik sortutako produktuak bi gauza oso desberdin dira eta hori ere finantziazioan kontutan hartu beharko litzateke gure ustez ba proposamen honek ez du kontutan hartzen

gai hau lantzerako orduan hainbat txosten irakurtzeko eta aztertzeko aukera izan dut

eusko jaurlaritzak egindakoa eskatuko nioke gobernu honi plan hau kajoitik ateratzera eta plan hau

ikustekoa da plan honetan jasoak dauden proposamenak benetan

dituztenak eta hemen jasoak dauden hainbat eduki garatu ezkero beste txori batek kantatuko liguke eta euskal kultura industrialaren

izango litzateke benetan ez dut ulertzen horrelako dokumentu baliotsuak eskuartean izanda beste hainbat dokumentu egiten

ez dela aprobetxatzen eta ez zaiola etekinik ateratzen

eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkariak zorrilla jauna zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak euskalbai

bozketara jarriko dugu euskal sozialistak euskal popularrak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo hiru puntuak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu

egin dira orain jarrian bozkatuko dugu laugarren puntua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu

esan zazpigarren beste baterako utzi dela eta orain plenoa etengo dugu